egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

bere botoa egibar artola jaunaren eskuetan usten duela

arartekoa erakundea arautzekoa aintzat hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe

zuzenean aldeko txandan nork hartu behar du quiroga andrea orduan zurea da hitza

eskerrik asko quiroga anderea aurkako txandan inork

erantzuteko bigarren txandarik ez dago eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

zenbat falta dira iristear daude momentu bat

falta dira hiru bozketak ez dira aldatzen baina iristear dago jendea niri esan

eta hiruk ez dute botoa aldatzen baina iristear baldi badaude itxarongo dugu ba erantzuteko bozketa

eskerrik asko mahaiburu andrea alderdi popularrak bi mila zortzian erakunde batzordean onartutako lege proposamena aurkezten du hitzez hitz ez du batere aldatu nahiz eta

ordutik gaurkora aldatu diren hala ere

aintzat hartzeari euskal herria bilduk oso garbi dauka bere apustua ararteko figuraren jarraipena bermatzea egiten duena orokorrean defendatu egiten du eta erakundea beharrezkoa eta baliagarritzat jotzen du

izan ere ondo baloratua dago uste dugu beste

izaten jarraitu eta honetan sakondu behar duela uste dugu ere beharrezkoa dela erakundea gidatuko duen pertsona kontzentzuzkoa izatea uste dugu ere euskalduna izan behar duela uste dugu ere ausarta izan behar duela eta benetan

gobernu ezberdinengandik menpekotasunik izango ez duena herritarren eskubideen alde lan egingo duena

baina kritikak ere baditugu eta tramitea aprobetxatuko dugu hain zuzen gure proposamenak egiteko

iazko eta baita aurtengo aurrekontuak aztertu genituenean gaindimentsionatua azken urteetan

egin arartekoaren azpiegituraz berrogeita hamaika langile ehuneko hirurogeita hamalau koma bost libre designación edo personal

ehuneko hogeita bost koma bost funtzionariez osatua esan bezala hau azken urteotan bere horretan mantendu da hemen eta beste erakundeetan kontrako norabidean gaudenean ezegonkortasuna ahalik eta gehien murriztea eta libre designazioa delakoa gutxiagoa izatera

garantiarik gabeko kontratazioak ere ikusten ditugu

altuak hogei langile daude hirurogeita lau mila zazpiehun eta laurogeita hamazazpi eurotatik

ehuneko berrogeia legebiltzarrean eta beste erakundeetan ez da

eman ere gehiegizko kostea honen guztiaren aurrean honako hauxe proposatu dugu honetan ez da ezer esaten hain zuzen partidu popularrak aurkeztu duen

igual igual dago orain dela hogei urte edo hogeita bost urte arartekoaren arautzea

izango dira bat soldatak jaistea bi aholkulariak jaistea hiru

eta funtzionariengatik ordezkatzea lau azpiegituraren kostea jaistea gaur egun lau milioi bostehun eta laurogei mila

egingo ditugun proposamenak izan ere euskal herria bilduk ez du babestuko hautagairik erakundearen kostea eta azpiegitura kosteak
jaitsiko ez dituenik eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna eta amaitzeko arregi andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi alderdi popularrak ararteko erakundearen araudia aldatzeko lege proposamenaren aurrean

egia da zortzigarren legealdian lantalde bat sortu zela eta naiz eta lana oso aurreratua eduki ezin izan zela eztabaidatu

oso garrantzitsua da zortzigarren legealdian araudia gaurkotzeko lortutako adostasuna ez daukaguna argi da zergatik ez zen proposamen hau

zeuden gehiengoak kontutan edukita egia da baita legealdi honetan erreglamendu eta gobernu batzordean egon direla tirabira batzuk arartekoaren aurrekontuak aurkeztu direnean daukan pertsonalaren aholkularien gainean talde desberdinek planteatu dute gaia baten baino gehiagotan eta gaur ere hemen aipatu egin da

gure ustez arartekoaren erakundeak duen garrantzia ikusita eta aurreko lantaldeak lortutako

ez da biderik onena gure ustez holako aldaketa bat hazteko

azkenik zalantza juridiko batzuk baditugu aurkeztutako testuaren inguruan baina edukiko dugu denbora lege proposamena sakonki aztertzeko

amaitzeko berriz aipatu gure ustez oso garrantzitsua dela adostasun zabal bat lortzea arartekoaren erakundearen araudiaren inguruan eta horretan
lan egiteko prest gaituzuela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eta orain bigarren puntuaren ordez hirugarrena eztabaidatuko da gai zerrendako hirugarren puntua mozioa gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskal enplegu publikoaren legearen aurreproiektua prestatzeko prozesuan

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

eskerrik asko egun on guztioi alderdi sozialistaren proposamenean

eta gaur hemen azaldu den moduan euskal enplegu publikoaren legearen aurreproiektuaren inguruan sindikatuekin izandako bilerak bi izan dira lehena irailaren hamaikaan eta bigarrena azaroaren bostean

sindikatuen jarrera oso kritikoa izan da desadostasun osoa azaldu dute eta proposamena bertan behera gelditzeko eskaria egin dute ere labek osoko zuzenketa aurkeztu zuen

zuzenketa partzialak ere bai baina gehiengoak aurreproiektua erretiratzeko eta beste bat aurkezteko

eta ez da harritzekoa gure ikuspuntutik sindikatuek jaurlaritzari atzera egiteko eskaria egin izana alde batetik azken urteetan egondako murrizketak negoziazio kolektiboaren egoera akordioen ez betetzeak

egoeraren inguruko hausnarketa sakona egitea azken urteetan eusko jaurlaritzak inoiz ez bezalako murrizketak egin ditu

krisiaren aitzakiarekin enplegu publikoa gutxitu soldatak jaitsi eta lan baldintzak nabarmen hondatu ditu batzuetan madrildik inposatutakoak direla argudiatuta eta besteetan bertan erabakita

ehuneko hamazazpikoa izan da horri gehitu behar zaio aparteko ordainsariaren ehunekoa eta baita ere itzarri ekarpena ez egitea suposatzen duena hogeita hamabost orduko lanaldiari egindako erasoa eta gaixo egoteagatik osagarria kentzea dira beste neurri batzuk

ikaragarria izaten ari da administrazio esparru guztietan bereziki osakidetzan eta hezkuntzan gainera prekarietatea oso handia da zortzi mila langile behin behinekoak daude osakidetzan

hezkuntzan eta guzti horrek adibide argiak dira aipatzen ari garen honetaz gainera

estatuan indarrean dagoen legearen kopia da atal askotan

benetako borondaterik gure herrialdeko errealitateari eta beharrei erantzungo dion arautegia garatzeko parte hartzea bermatuz eta adostasunak bilatuz eragileekin horren lekuko

lege bat behar da bai zalantzarik gabe baina

estatuko legediaren menpekotasunetik baizik eta dauden beharrei

nahiei erantzungo dien legea behar da bestetik aurreproiektuan jasotzen diren proposamenak edo edukiak

sektore ezberdinetatik aldarrikatzen denarekin

kritikekin hainbat gauzen inguruan adibidez zuzendaritza publikoaren figura berria

araberako ordainsariak zerbitzuak pribatizatzeko

negoziazio kolektiboa ez bermatzea hizkuntza irizpideak eta abar horregatik aurkeztu genuen zuzenketa alderdi sozialistak aurkeztutako testuari bat

ez zitzaigun nahikoa iruditzen eta hortik jo genuen gure zuzenketan lehenik estatutuko eta hori da gure zuzenketan planteatzen genuena

menpekotasuna gainditu dezala eta gure beharrei erantzungo dien

eskatu nahi diogu jaurlaritzari azken batean uste dugu badela garaia

hasteko modu bakarra delako errealitatetik parte hartzea bultzatuz

bigarrenik egin dezala euskal enplegu publikoaren legearen aurreproiektuaren negoziazio egutegi bat horren baitan

egungo egoeraren diagnostikoa egin eta konpartitu dezala eragile

horrela legeak bete behar dituen helburuak zehaztu eta adostuko dira egoeraren diagnostikoa erradiografia konpartitua izatea ezinbestekoa da lege berri batek izan behar dituen helburuak zehazteko

erraztuko du negoziazioa eta akordioa zein helburu izan behar ditu herritarren beharrizanei erantzungo diena euskalduna parte hartzeari irekia

administrazioan sartzeko prozedura gardenak dituena hori dena definitzea gure ikuspuntutik garrantzitsua izango litzateke

legebiltzar honetara bidal dezala langileen ordezkaritza sindikalarekin funtzio publikoaren mailan negoziatuta negoziazio

eta bermea izango da langabeziari eta pobreziari aurre egiteko

azaroaren hamairuan izandako eztabaida monografikoan

hurrengo ebazpen hau legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio enplegu publikoaren euskal legea sortzeko eta

hurrengo bi lehentasun hauek berma ditzala legearen zehaztapena bertoko eragile sindikal eta instituzionalon arteko gogoeta eta adostasunen ondorioa izatea alde batetik eta langileen lan baldintzak alde bakarrez

hau da negoziazio kolektiboa bermatzea bestetik erdibideko bat egin dugu alderdi sozialistarekin ez da jasotzen guk eskatzen genuen guztia gainera korrika eta presaka ibili garenez erredakzioan ere badago

dira gure ikuspuntutik bi gauza inportanteak direnak eta horregatik adostu ditugunak hau da jasotzen da beharrezkoa dela negoziazioa eta lege bat garatzea lehen bait lehen eta egutegi bat behar dela

eta hori negoziatua izan behar dela langileekin eta bigarrena jasotzen da nik oraintxe bertan irakurri dudan zatia hau da

legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen diola hori dena egiterakoan hemen

betetzea horregatik babestu dugu eta espero dugu aukera egotea ateratzea eta jaurlaritzak ekitea benetan

enplegu legeari eskerrik asko arrondo andrea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitz

hasteko guk esango dugu psoeko ordezkariak bere ekimena aurkezterakoan esaten duenean

guk ez dugula bat egiten baieztapen horrekin inondik inora erkoreka sailburuak berak sánchez

azaldu zuen nola ari den izapidetzen enplegu publikoaren euskal legearen aurre egitasmo hau

erantzun ziotela interpelazioan planteatu zitzaizkion galdera nagusiei

taldeak behin eta berriro errepikatzen ari diren planteamendu horiei

gaur ganbara honetan eztabaidatzen ari garenak ez daukala oinarri sendorik izan ere gehiago ematen du jaurlaritzaren jarduera eta oztopoak jartzeko asmoa duen ekimena

ekimen hau aurkeztu duenak benetako helburua zein duen

are gehiago ezagututa aurreko legealdiko jaurlaritzak enplegu publikoaren euskal legea inongo negoziaketarik burutu gabe

legebiltzarrera beraz guk uste dugu alde batetik negoziaketa egutegia

eta bestetik erkoreka sailburuak berak konpromisoa berretsi zuelako

legebiltzarrera igorriko dela osoko bilkura hau amaitu aurretik gainera eragileekin

hainbat ekarpen eta alegazio aztertu eta erantzun ondoren

ahalik eta epe laburrenean beraz erdibideko hau azkeneko momentuan ezagutu ahal izan dugu baina entzundakoagatik

eta horien inguruan gure azterketa da eskatzen denean negoziaketa egutegia aurkezteko

guk uste dugu negoziaketa egutegia dagoeneko existitzen dela beraz eskari hau berandu dator ez dugu ulertzen

egutegi horrek izan ere negoziaketa egiten ari da eta jaurlaritzari eta sindikatuei dagokie adostea nola burutu eta horrela izan da

eusko jaurlaritzak behin eta berriro adierazi du negoziaketa borondate hori sailburuak berak berretsi zuen

anderea gainera benetako negoziazioa burutzekoa hau da negoziaketa eragingarria

erreala eta gainera edukiekin esan zuen batetik konpromiso hori hartzen zuela legeak berak horrela ezartzen zuelako baina baita ere

langileengan eragin zuzena duen arau orokorraren egitasmoa izapidetzerakoan

iritzia ere kontuan hartzea hemen ere aipatu izan da aurretik

legearen aurre egitasmoa alde bakarrekoa edo unilaterala izatea zentzu horretan eta

urtean xedapen edo disposizio orokorrak burutzerakoan jarraitu beharreko izapidea arautzen duen legea onartu zuen eta horretako zazpigarren artikuluak esaten du noiz negoziatu behar den hasierako

eta momentu hori da hain zuzen ere aurregitasmoa onartu ondoren negoziazio entzunaldi eta kontsulta izapideen fasean jaurlaritzak beraz legeak ezarritakoa bete du eta erantzukizunez

hasierako proposamen bat eta horren inguruan orain arteko urratsak ere azaldu zituen eta orain arte jarraitutako prozedura ere azaldu zuen

bi mila hamalauko maiatzera lantalde tekniko bat osatu zela giza baliabideen kontuetan

eta bertan eusko jaurlaritzako foru aldundietako

arduradunak zeuden hilero batzartzen ziren eta

testu bat proposatu arte horren ondoren bi mila hamalauko irailean eta azaldu den moduan zortzi barra bi mila hamairu legeak agindutakoa jarraituz

onarpena eman zion lege egitasmo horri eta ondoren

hasi zen hainbat batzar

alde bikoak bitarikoak eta bilateralak horrek esan

zirela bai funtzio publikoaren mahai orokorrean baina baita ere funtzio publikoaren mahai orokorrean ordezkaritza ez duten sindikatuekin

proposamena aurkeztu eta eztabaidarako aukera

eta horren ondorioz bi mila hamalauko irailaren hamaikako lehenengo mahai orokorra

sindikatuetako ordezkari aurre egitasmoaren dokumentua eskura eman zitzaien modu ofizialean aztertzeko aukera izan zezaten eta ordezkariak negoziaketa prozeduran parte hartzeko konpromisoa hartu zuten

edo ekarpenak egiteko asmoa ere azaldu zuten ez da egia beraz

edo erabateko kontrako jarrera azaldu zutenik

aurrez aurre langileekin zuzenean eurei ere bai emateko azalpenak eta gainera esateko bazeukatela aukera euren alegazioak eta ekarpenak egiteko

eta aurretik adostu bezala sindikatu batzuek idatziz momentu hartan idatziz aurkeztu zituzten alegazioak hau da

beste batzuek hilabeteko epean aurkezteko konpromisoa hartu zuten baina

hasi ziren eta burutu ziren izan ere hainbat alegazio aztertu eta eztabaidatu ziren eta

zenbait aldaketa ere sartu ziren horrek esan nahi du negoziaketa egon badagoela eta edukia zutela

hasierako testu horri beraz

horietatik laurehun eta hogeita zazpi dira sindikatuek aurkeztutakoak baina sindikatuez aparte beste erakunde batzuek ere parte

foru aldundiek kolegio profesionalak eta baita ere norbanakoak

aurkeztu dira eta gainera azkenak ugtk berak aurkeztu zituen abenduaren batean hau da zuk egotzi diozu jaurlaritzari abenduaren bosterako ez duela bere lana burutu

laurogeita bederatzi alegazio buru aurkeztu dituela abenduaren batean zuk dezu lauegun beranduago horiek guztiak aztertu eta erantzutea

eta sailburuak berak ere esan zuen moduan guztiak aztertuko zirela eta denei

behar den moduan lana egin ahal izateko hala ere berriro ere esaten dut aurkeztutako kopuruak erakusten du negoziaketa prozeduraren konplexutasuna eta lege egitasmo honetan hainbat eragile

zailtasuna eransten diola gai honi

erantzuna emanda beste mahai orokor bat egongo da egon daitezkeen batzar bilateralez gain beste mahai orokor bat ere batzartuko da eta testu berri hau edo orain arte

aldaketak ere sartzeko aukera egongo da beraz bigarrenik eskatzen dena legebiltzarrera bidaltzeko ekaina bukatu aurretik sindikatuekin mahai orokorrean negoziatutako egitasmoa ba guk hasiera batean ez daukagu inongo eragozpenik horrekin guk ere gure osoko zuzenketan hori eskatzen genion baina nik bai azpimarratuko nuke jaurlaritza ari dela negoziaketa

amaitzen joan orbegozo jauna bai mahai orokorra bi aldiz batzartu da

hamaika gutxienez batzar egon dira aurrez aurrekoak edo sindikatuen ordezkariekin banan banakoak bilateralak

sindikatuekin batera jarraitu beharreko lan metodologia ere eztabaidatu zen

borondatea negoziaketa prozedura aurrera eramateko eta

aldaketa ere aurkeztu ziren alegazioak momentu hartan
hainbat alegazio aintzat hartu ondoren amaitzen joan

beraz guk uste dugu negoziaketa prozedurak irekita jarraitzen duela sailburuak berak adierazi zuen bezala

argi utzi zuen aurreko egitasmoaren aldaketak sartzeko eragozpenik ez dagoela alegazioak eta ekarpenak aztertu ondoren eta beraz guk uste dugu gure

orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz

eskerrik asko sánchez anderea eh bildu taldearen ordezkariaren

guretzat eh bildurentzat zein motatako funtzio edo zerbitzu

oso garrantzitsua da eta hau partehartzea bermatuz eta

egitea ezinbestekoa dela esango genuke horregatik diogu lege bat behar dela bai zalantzarik gabe baina ez edozein lege eta ezta edozein modutan eginda eta onartua zerbitzu

beraien betebeharrak eta bertan lan egiten dutenen lan baldintzak garrantzitsuegiak dira herritarrentzat edozein moduan gauzak egiteko gainera lege hori eta berriro

hemengo egoeran errealitatean eta beharretan oinarrituta

horrek eskatzen du nolabait gurea egitea aldez aurretik mugak eta burujabetza defendatzen guk adostu duguna ez da guzti hau lehen ere aipatu dut badaude bi gauza eta baliagarria izan beharko litzateke

ateratzeko negoziazio egutegi bat behar da eta behar da zehaztea eta ezagutzea

zeren ez da egia gauzak badoazela gauzak geldirik daude geldirik daude azken bilera azaroan

azaro hasieran eta ondoren ez delako egon beste pausorik eta epeak aurrera doaz epeak ez dira bete jadanik eta espero dugu hemendik aurrera behintzat epe bat ipinita

ekaineko epea gutxienez epe honetan ea gai den jaurlaritza eman beharreko pausoak emateko eta legebiltzarrera ekartzeko lege proposamen bat baina bi baldintza behintzat beteta eta hori da ere

hemen azaroan egindako eztabaidan bat da eragileekin eta instituzioekin negoziatua eta adostea

irmo bat hartuta negoziazio kolektiboarekin eta alde bakartasunez lan baldintzak

bi gauza horiek jasotzen dira eta jasotzen da ere diagnostiko bat egitearen beharra eta guk gehituko genioke horri diagnostiko hori konpartitua izan beharko litzatekeela baita ere

eta diagnostikoen ondorioz helburu argiak ipini beharko liratekeela lege hau negoziatzerakoan eta aurrera egiterakoan asmo horrekin adostu dugu gaur hemen zerbait ateratzeko eta bultzada bat emateko negoziazioari espero dugu balio izatea eta espero dugu legebiltzar honetara lege proposamena iristen denean adostasun zabal batekin iristea

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea dauka hitza

gai zerrendako bigarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburu jaun andreak legebiltzarkideok egun on guztioi argi dago premiazkoa bezala legebiltzarrean orain dela bi aste

enplegu erregulazio espedienteaz aritzea argi dirudi

bertan dauden alderdien gehiengoak zuzendaritzak planteatzen duenari ezetza emateko

asmoa adierazi duelako sozialistok premiazko gai bat dela esaten dugu ganbara honek

berrogeita hamar lagun baino gehiago kalean utziko dituen enplegu espediente erregulazioari ezetza eman

lehen aldiz egingo den prozedura bat delako bermerik ez duelako enpleguaren aldez aurreko analisirik delako eta ganbara honek errefusatzen duen rajoy ren lan erreformaren bidetik diolako

eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jauna zurea da hitza

egun on guztioi azken egunotan entzun izan dugun zurrunbiloaren aurrean eusko alderdi jeltzaleak batzuen

elektoralista eta oportunisten aurrean eitbko zuzendari nagusiari eta bere talde osoari bere babes osoa

helburu profesionalak txukun betetzen ari direlako eta ondorioz pentsatzen dugulako ez dagoela arrazoirik inongo dimisiorik eskatzeko

laster datoz baina badirudi hemen batzuk aurreratu egin direla

jartzen ari dira aspaldidanik badirudi ihauteri gauetan dena balio duen bezala hemen batzuk ere

eta baita ere dena balio duela demostratu nahi dute ez dakit zuek kristauak zareten baina karnabalaren ostean garizuma bada zentzu instituzionala izatea

arduraz jokatzea eta egiazkoa izatea espero dezagun batzuen partetik epoka eta jarrera hori garizumarena hain zuzen ere laster iristea batzuk eitbrekiko

aldatuz zeren zoritzarrez batzuen jarrera karnabalean sartu dira dagoeneko eta aspaldidanik bete betean

mozorroa jantziz eskerrik asko
uribe etxebarria jauna mixto upyd maneiro jauna zurea da hitza

debe irse cuanto antes nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den

egun on guztioi urte bi inguru pasa dira maite iturberen izendapena eman zenetik eta

euskal herria bilduk norabide aldaketaz hitz egiten zuen alegia legealdi hau eitb ri dagokionez behintzat mugarri izan behar zela mugarri ikusita aurreko legealdian

minimo historikoak jo zituela listoia

utzi zuela aurreko zuzendaritzak eta horrek nolabait

ardura hartzen zuen zuzendaritzarengan ere nolabaiteko hausnarketa eragin behar zuela eta horren arabera nahiz eta maite iturbe berari euskal herria bilduk

babesik ez eskaini nolabaiteko

izan dugu zentzu horretan konfiantza bat eta konfiantza hortik eratorrita konpromiso bat

eta ardura bat eitb estrategikoa da euskal herria bildurentzat ohiko hedabide batek izan ohi duen funtzioetaz harago

ez ohikoak diren funtzio batzuk ere gizarte kohesioaz eta euskararen normalizazioaz ari gara besteak beste eta guretzat horiek ardatz horretan kokatu izan genuen gure

babesa edo dena delako eginkizun horiekin

egun urteetako politiken ondorioz egun

egoerarekin horrekin hartu genuen konpromiso bat ze dakizuenez urte bi hauetan oso kritikoak izan gara lerro informatiboarekin hedabide publiko bati ez dagokiona iristen zaigulako eta

eta kontratazio politikarekin bidegabea izan delako eta bidegabea izateaz gain eitb bera egoera zailetan

urteetako gehiegikeriek ekonomikoki kinka larrian utzi dute entea bideragarria ez den egoera horrek

eta horretarako hartu genuen gure konpromisoa nahiz eta beti gure enplazamenduari beste aldetik ez zaion behar bezala heldu

konpromisoa egoerari irtenbidea ematen joateko eta gaurkoan

orain dela hilabete batzuk ekainaren bostean hemen izandako eztabaidan esan genuen bezala arazoa soilik ez da

arazoa eitb osora hedatua dago minbizia

eta hemen aurretiaz hitza hartu duzuenok ere badirudi horretaz paso edo egoera hori alboratzen duzuela egoeraren oso irakurketa koiunturala egiten duzue eta euskal herria bilduk orain arte mantendu izan duen posizioak

egoeraren diagnostiko argazki orokorra eta situazio orokor horri irtenbidea eman nahi izan dio

errepaso txiki bat kudeatzaileak eta gestoreak ortuzar jaunak abian jarritako sistema lan hitzarmenetik kanpo egindako kontratuak

hazkundea puzte artifiziala deskontrola aipatu da hemen bi mila hamabian administrazio kontseiluan organigrama ehuneko hogeita bostean murrizteko

jaun andere horiek baina funtzio berdinekin eta soldata berdinekin beraz

eman beharreko murrizketa hori ematen iturbek kargua hartzen duen momentuan esaten du gestore horiek bera dagoen bitartean jarraitu egingo dutela eta bueltan bueltan zein izango da hor ere arazoa nora helduko gara eusko irratian heldu garen lekura indefinidos no fijos

artista kontratuak berdin lan ikuskaritzak erregularizatzea agindu du mugagabe ez finko gehiago entera eme lau efe berriro ortuzar jauna presente eitbren orbitara sortutako enpresa satelite

erregulazio espedienteak kiebra egoerak langileen aldetik salaketak eta berriz ere indefinido no fijo mugagabe ez finkoak oraingoan hogeita bost gehiago horrek ere jasan beharko dira eta gaur hizketagai dugun gaia

bi mila hirugarrena urtean ortuzar jaunak

inguru egin zituen lan ikuskaritzak gerora mugagabe ez finko bilakatu zituenak berrehun bat langileko egituran beste ehun ehun eta hogeita piku langile gehiago

egoeran eta momentu honetan hirurogeita hemeretzitaz ari baldin bagara ere hori da guretzat egoera osoaren

eta jubilazioetaz edo ez dakit nola momentu honetan hirurogeita hemeretzi dira orduan esaten denean hirurogeita hemeretzi eta berrogeita bederatzi hogeita hamar amortizatzen direla ez jaun andereak ez jada amortizatu dira

dauden berrogeita piku plaza eta inork ez du esan horretaz ezer

horiek egiturazkoak ziren egiturazkoak baldin baziren zergatik ez dira ordezkatu edo beste galdera da eta egiturazkoak ez baldin baziren

lagun egoera ez erregularizatuan hor edukitzera eta hau guretzat inportantea da

deialdi publikoarekin eta berrogeita bederatzi lanpostu behingoz erregularizatzeko akordioarekin baina horrek bazeukan

apustu egiten genuen deialdi publiko hori bukatutakoan bi mila hamaseian emango zitzaiola hasiera emango zitzaiola abiapuntua

behingoz eusko irratiaren plantila estrukturala izan behar dena

orain arte inoiz egin ez dena urteetan egin ez denari bidea zabaldu zion euskal herria bilduk zuzendaritzarekin lortutako akordioak zer gertatzen da orain eratorria nahi den bezala ere bat iragartzen da eta momentu honetan guk uste dugu ere horrek bigarren

guztiz baldintzatu egiten duela sostenga ezina da inork ez du sinesten gaur

eusko irratian eitbn ere bat sinatzen baldin bada bihar plantilaren handitzea suposatu dezakeen negoziazio bat eman daitekeenik eta

eta guk bai nahi dugu marra gorri argi bat egin zentzu honetan euskal herria bilduk deialdi publikoarekin bere akordioa

berretsi egiten gara baina ez duguna onartzen da horri bukaera emateko iragarri den ere hori

gure zuzenketak argi eta garbi esaten du ererik ez momentu honetako egoerari irtenbidea eskaintzen dio alegia bere garaian akordioan jasotako negoziazio hori bi mila hamaseian eman beharrean lehenbailehen ematen hastea eskatzen dugu

hori eman bitartean momentu honetan eusko irratian dauden lanpostu guztiak mantentzea eskatzen dugu

plantila estrukturala lehen hori funtzio hori bi mila hamaseian eman beharreko negoziazio horri

hori jada erabat baldintzatua dagoela eta momentu honetan erea bertan behera utzi eta eman beharreko negoziazioari egosten diogu momentu honetan eta hori esanik uste dugu garaia iritsi dela eta hala jasotzen dugu gure zuzenketan erantzukizun politikoen garaia heldu da

ez da sumatzen eitbn pertsonal politika barne kudeaketaz ez dago aldaketarik eitbn lerro informatiboaz

beraz uste dugu esanak esanda ardura politikoak ere hartzeko garaia iritsi dela etxe horretan

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den